egun on guztioi osoko bilkurari hasiera emango diogu mesedez bakoitza bere zuen eserlekuetan eseri

eta asin gogera gai zerrendako lehenengo puntua ana otadui biteri euzko abertzaleak taldeko legebiltzarkideak herri administrazio eta justiziako sailburuari egina administrazio publikoak erreformatzeko

otadui andrea zurea da hitza eskerrik asko presidente andrea
lehendakaria sailburuok legebiltzarkide jaun andreok egun on guztioi erkoreka sailburu jauna

eusko jaurlaritzak onartutako agiria espainiako gobernuak egindako bikoiztasunen txostenari erantzuteko

gaudela azken bolada honetan rajoyren gobernuak hartu duen jarrera birzentratzaile larria

neurri drastikoak alde bakarra ezartzen dituzte gainontzeko taldeekin eta alderdiekin inolako adostasuna edo elkarrizketa bultzatu eta bilatu barik eta noski horrek eragiten dau behin eta berriz eta etengabe gure eskumenak erasotzea eta gizartean

hori denik politika ulertzeko eta egiteko modurik egokiena

eta aldez aurretik zure erantzuna eskertzen dot erkoreka sailburu jauna besterik ez eta

eskerrik asko legebiltzarburu andrea eskerrik asko

egun on guztioi jaurlaritza honek

bai gobernu zentralak krisi ekonomikoaren aitzakia erabiliz ahaleginak eta bi egingo zituela

hustu eta aginte zentralen indarrak areagotzeko eta zoritzarrez esan behar dut ba horrela izan dela asmatu egin genuen bete betean errealitateak egunean egunean

mesedez isiltasuna eskatzen dizuet denoi gai zerrendako bigarren puntua galdera belén arrondo aldasoro eh bildu taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina familia eta lana bateragarri egiteko politika publikoei buruz

guztioi jaurlaritzak familia eta lana bateragarri egiteko eszedentzia hartzeko edo lanaldia murrizteko laguntzak emateari utzi dio abuztuaren hogeita biko dataz aurreikusitako diru kopurua agortuta dagoela

bi urtetan zaintza lana eta enplegua honetaz ari gara zaintzaz ari gara bateratzeko dirulaguntzak finantzatzeko aurrekontua hogeita hamar milioi eurotik hamazazpi koma bost milioira pasatu da beraz ez da harritzekoa agortu izana are gehiago aurrekontua murriztu zenuten jakinda ez zela dirua iritsiko zeuden eskariei erantzuteko

nahiko onartezina da bi mila hamalauko otsailaren hogeita zortzitik aurrera egondako eskariak laguntzarik gabe geldituko dira

hauek dira ehuneko handi batean zaintza lanak betetzen dituztenak

gero esango da ez dagoela murrizketarik egoera tamalgarria erabaki oker baten ondorioz eta galdetu nahi dizuguna hau da ea legegintzaldi honetan zaintza lana eta enplegua bateratzeko laguntza eskabide guztiak positiboki erantzuteko
asmoa duen jaurlaritzak eskerrik asko arrondo andrea erantzuteko jaurlaritzaren ordezkaria den aburto jaunak dauka hitza

bai mahaiburu andrea lehendakari sailburuok legebiltzarkideok

erantzun aurretik zerbait argitu behar dugu labur labur ordainketak eten ziren arte ordainketa atzerapena ez zen

baizik eta sei hilabetekoa arauak onartzen duen gehienezko epea ordainketak eten direnetik aurrera areagotu

aurten jasotzen ditugun eskabideei erantzungo diegu bai baina aurrekontu zail berria jartzen dugunean

baina erantzun diegu eskabide guztiei dekretua indarrean dago horrexegatik diogu dirulaguntzak

ez direla desagertu eta murrizketarik ez direla egongo eta ez direla izango atzerapen bat egongo da eta datorren

ordainduko ditugu eskabidea jada eginda daukatenek ez dute beste inolako izapiderik egin behar laguntzak automatikoki

halaber laguntza eskabidea aurkezteko asmoa zutenak ere eskabidea aurkezteko moduan izango dira dekretuaren esan dudanez
indar aldia ez baita eten eskerrik asko aburto jauna

berresten dut otsailaren hogeita zortzitik aurrera eskatzen dutenei aurten ez zaiela ordainduko

zalantza geratzen zait ea zuk esan duzuna esan nahi duen hurrengo bi mila hamabosteko aurrekontuei begira aurtengoak eta hurrengo urteko eskari guztiak ordaintzeko diru haina ipiniko duzuen zeren hori da eskatu beharko genukeena eta eskatzen duguna aurtengorako

erantzuteko modu positiboan aurten eta aurrekontuetan datorren urterako ipintzea kantitate nahikoa erantzuteko positiboki eskari guztiei

aburto jauna zalantzarik gabe eta ongizate sistemaren aurkako

eraso berria da zaintza lanak ezinbestekoak direnak eta lehen esan dudan bezala emakumeen gain daudenak eta ordainduta edo ordaindu gabe egiten direnak bermatu egin behar dira laguntza horiek lehentasuna izan behar da

eta beraien ezinegona adierazi zuten eta konponbide bat eskatu zuten hori da guk ere eskatzen duguna hau konpontzea diru gehiago ipintzea zeren entzun duguna azken boladan honen inguruan da hau egin dela benetako hausnarketa bat

argi utzi nahi dugu bata hausnarketa eta bestea dauden laguntzak mantentzea ez direla kontrajarriak bateragarriak direla guztiz laguntzak kentzearen arrazoia ezin dela izan hausnarketaren beharra zaintza lanak eta enplegua

garatu indartu zalantzarik gabe horretarako hausnarketa behar da baina kendu gabe gaur egun dagoena beti hobetzeko bitartean gure eskaria esan dizut eta amaitzeko gogoratu abiadura handiko trenaren laurehun metro egitearen balioarekin konpondu daitezkeela aurtengo laguntzak eta hori ez dela hain zaila egitea borondate politikoa dagoen ala ez dagoen kontua dela eta

egitea eta pertsona askori bereziki emakumeei kalte egitea eta kalte handia egitea da eskerrik asko arrondo andrea erantzuteko aburto jauna zurea da hitza

benetan diotsut minduta nagoela erabaki hau hartzea oso gogorra

badakigu diru laguntza hauek beharrezkoak direla beharrezkoak direla

zaintzak gauzatzeko adierazi dudan moduan familia eta lana bateragarri egiteko laguntzak

ez dira desagertu gertatu dena da hain zuzen ere agortu egin dela

partida gauza bera gertatzen da diru laguntzekin subentzioekin dirua amaitzen denean ezin dugu diru laguntza gehiago eman nahiz eta badakigu gauza hau edo diru laguntza hau diru laguntza berezi da eta diru laguntza hau mantendu egin behar dugula

posible denik helburu horretarako soberakinak erabiltzea ekitaldiaren azken zati honetan eta ziurrenik datorren urteko aurrekontuaren kargura

baina kontuan izan behar da zenbait aurten erabili ahal izango liratekeen soberakinekin zer egin erabakitzeko bai

ekitaldiko aurrekontuak egiteko enplegua eta gizarte eta politiketako sailek

batzuk dituela lehenik eta behin eskubide subjektiboei lotutako partidak daude diru sarrerak bermatzeko errenta etxebizitza prestazio

alabengatik eman beharreko laguntzak eta bigarrenik

badakigu askok eta askok erabaki dutela lanaldi murrizketa eta sentitzen dugu gauza bat utzi behar dugu argi nire saileko aurrekontuak nahiz eta bi mila hamabi urteko baino diru sarrera gutxiago eduki igo egin dute bai bi mila hamairuan

diru sarrera gutxiago baina gastu soziala handiagoa eskerrik asko aburto jauna gai zerrendako hirugarren puntua
galdera idoia mendia cueva euskal sozialistak taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina

aurrekontu saila handitzeari buruz mendia andrea zurea da hitza egun on lehendakari
hogei milioi euro ez dira nahiko udalak giza

larrialdietarako laguntzak ordaintzeko dituzten fondoak agortzen ari dira

amaitu arren larrialdiak jarraitzen du eta erantzun bat eman behar zaio aurrikuspena motz

luze erantzuna ematea gure erantzukizuna da erakundeena eta gobernu honen erantzukizuna da irtenbide bat aurkitzea hainbeste

jakin badakigu ez dela hau eskubide subjektibo bat baina partida horiek handitu daitezkeela badakigu ere bai el pasado

eskerrik asko mendia andrea erantzuteko jaurlaritzaren izenean lehendakari jauna zurea da hitza

legebiltzarburu andrea legebiltzarkideok sailburuok jaun andreok

gobernuaren kriterioari buruz galdetzen didazu aurrekontuek erakusten dute argi eta garbi zein den gobernuaren irizpidea gobernuaren kriterioa

urtean gobernuak hamazazpi milioi hirurehun mila mila euro eskaini zien udaletxeei

urtean kopurua berdina izan zen mendia andrea ez zen igo bi mila hamabian bi mila hamaikatik alderatuz

urtean ordea igo egin genuen aurrekontu hau eta aurten ere igo egin egin dugu aurten dagoeneko

euro dira duela hiru urte baino ehuneko hemezortzi koma lau gehiago delarik horra

eskerrik asko lehendakari jauna laugarren puntua beste baterako utzi denez hogeigarren puntua egingo dugu gai zerrendako hogeigarren puntua galdera carmelo barrio baroja euskal talde popularreko legebiltzarkideak hezkuntza hizkuntza politika eta kulturako sailburuari egina

legebiltzar presidente andrea lehendakari sailburuok legebiltzarkideok egun on

guggenheim bilbao museoa esperientzia bikaina izan da bere eragina guztiz onuragarria izan da euskadirentzat hainbat eremutan kulturalean ekonomikoan

enpresen ikuspegitik eta nazioarteko proiekzioari dagokionean baina ez bilborentzat bakarrik

euskadi guztiarentzat ere eta gure erantzukizuna da gure betebeharra esperientzia hau finkatzea jakitun gara zein garrantzizkoa den guggenheim bilbao museoaren kudeaketa akordioa horregatik bai erakundeek

bai fundazioak konpromisoa hartu dugu negoziazioari hasiera emateko alde guztion gustukoa izango den irtenbidea lortzeko

lana gogor egitea baina modu isilean legebiltzarrak emandako gomendioak aintzat hartuz premisa hauekin ari da lanean jaurlaritza

bi mila hamalauko abenduan guggenheim bilbao museoa nazioartean erreferentziazko kultur erakunde bihurtzea ahalbideratuko duen akordioa eta aurreratu

oraingoz bederen kudeaketa akordioa berritzeko izan diren harremanetan bi aldiak gustura azaldu direla behin eta berriz elkarlan honek izan dituen emaitza arrakastatsuekin

erakutsi dutela eskerrik asko uriarte andrea barrio jauna zurea da hitza

ondo ulertzen dut negoziazioaren xehetasunak hobeto ezagutzeko duzun interesa tamalez ezin dut une honetan zure nahia asetu informazio gehiagorekin edo xehetasun handiagoz nolanahi ere ziur naiz ulertuko duzula

handienez eraman beharra gure erakundeentzat eta gure gizartearentzat akordiorik mesedegarriena lortzeko asmoz en todo caso como he dicho con anterioridad

proposamena onartutakoan behar bezala emango dizugu beroren berri ez kezkatu bitartean

negoziazioaren onerako museo bikain honen onerako eta gure herriari ekarri dizkion onura guztiengatik

negoziazioaren emaitzak eta benetan diotsuet gure eskuetan dagoen guztia egiten ari garela emaitza horiek euskadirako onuragarrienak izan daitezen eskerrik asko

galdera gorka maneiro labayen mixtoa upyd taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina europar batasuneko justizia epaitegiak ezarritako hogeita hamar milioi euroko isunaren ardura duten

kargudunek bere gain hartu beharreko ardura politikoari buruz maneiro jauna zurea da hitza

eskerrik asko maneiro jauna erantzuteko jaurlaritzaren ordezkaria den gatzagaetxebarria jaunak dauka hitza

eskerrik asko legebiltzarburu andrea maneiro jaina opor fiskalei buruz

aurrera erabaki garrantzitsu batzuk hartu ziren hiru batzar nagusietan kontutan edukita

sakona eta nabarmena zeukan gure herriak garai hartan horren ondoren

hamaseian eta hamazazpian beste neurri bi hartu ziren eta hortik datoz gaur egunean dauden

erabaki horiek alde batetik mailegu fiskalen tratamendu berezia eta bestetik oinarrizko

beherakada batzuk lau urteetan eztabaida hori sortu zenean europar batasunak

erabaki horiek ez zirela zuzenak baina gure herrian gure herriko agintariak eta

larrialdi ekonomiko batetan eta gero horrek lotura dauka ere beste testuinguru politiko batekin europar batasunaren barruan

eztabaida hau ahaztu eta alboratu eta zein da itun ekonomikoak ez duela

onarpen bat eduki zerga sistema orokor bat bezala

auzitegi nagusiak onartu zuen arte zerga orokor bat zela eta hainbat urteetan gatazkatsua izan dela

onartu ez delako itun ekonomikoaren ahalmenak zerga

ganbara honek ere aldarrikatu zuen tratatu ezberdinetan aldaketak egon zirenean espainiako gobernuak adierazpen bat egitea

auziperatuta egon den hainbat auzitan azkenean hor bi mila zortziko sententzi prejudizial famatu horretan onartu zen zentzu horretan datoz gatazkak hauek nik aipatu dizudan

frantziak belgikak antzerako neurriak zeukaten ipinita

ez zelako erabakirik hartu europar batasunaren aldetik eta ezta auziperatuak ere ez ziren izan testuinguru horretan ulertu behar da zuk esan duzuna beste aldetik hemen

finantzen kontseiluan egon zen batzarra dela eta hor kritikak egon ziren

kritika zorrotzak egon ziren gizarte eragile

erakundeen partetik eta instituzioen arteko arduradunen arteko kritikak ere beraien artean hau da leporatzen batzuk arduraz jokatu dutela baina hori demokrazia da kritika politika eta erantzukizuna eskatzea besteei ohizko

hori gertatu da eta testuinguru honetan irakurri behar duzu gertatu den

eskerrik asko gatzagaetxebarria jauna maneiro jauna zurea da hitza

hitza maneiro jauna euskal instituzioak erabaki partekatu bat hartu genuen

hogeita hiruan eta da zigor horrek

herri erantzun bat eman zen eta adostasunez hiru foru aldundiak eta jaurlaritzak horrek zeukan

partekatu egin genuen gure ohizko baliabideen zatia ordain bat egiteko isuna gauzatzeko zentzu horretan ulertu behar duzu europar batasunaren gatazka

gai zerrendako seigarren puntua interpelazioa gorka maneiro labayen mistoa upyd taldeko legebiltzarkideak

emandako laguntza publikoak ikertzeko batzordean irregulartasunen arduraduntzat jo diren goi kargudunekin hartzeko asmoa duen neurriei buruz

eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna maneiro jauna zurea da hitza

babes sistema berrikusteari buruz garrido andrea zurea da hitza eskerrik asko presidente andrea lehendakaria

legebiltzarkideok egun on euskadiko babes sistema espainiako eta europako sistemarik aurreratuena da behar bereziak dituzten pertsonekin sistema esan dezakegu solidarioena

honek beste autonomia erkidegoetan baino gehiago gastatzen du kontuan izan behar da administrazio publikoetarako aurrekontuen ahalegina

gizarte zerbitzu publikoen sailak laurehun eta berrogeita hamabost milioi euro gastatzen du prestazio ekonomiko hauetan eta horrek suposatzen du

gabe eskerrik asko eskerrik asko garrido anderea erantzuteko lehendakari jauna zurea da hitza

ni gaur hona nator helburu batekin eta da

baina beste momentu baterako izango da niri badagokit horri erantzutea nolanahi ere zuk ondo esan bezala hasieran eta gero beste esparru batzuetatik edo eremu batzuetatik jo duzu aspalditik gatoz garrido anderea gizarte prestazioen sistema

lehena izan zen bai gizarteratzeko gutxieneko diru sarrera ezartzen aspalditik gatoz bai eta hogeita bost urte hauetan zehar inork ez du nahi izan

sistema egokitu eta hobetu egin da aspalditik gatoz eta hogeita bost urte hauetan gizarte prestazioen sistemaren izpirituak

izpirituak bai izpiritu horren oinarria honako printzipio hauek dira

premia handiena duten pertsonekiko elkartasunaren printzipioa bi lege araudia onartzean adostasun politikoa erabiltzearen printzipioa hiru

eskerrik asko legebiltzarburu andrea señora garrido por aclarar

nolanahi ere gauzak argitze aldera garrido andrea eta zuk ere oraingo honetan aipatu egin duzu javier maroto

asmo izan duen nik esan egin behar dizut euskal gizarteak elkartasuna erakutsi egin du hogeita bost urte hauetan eta euskal gizartea solidarioa izan da horregatik gaur nire nahia da euskal gizartea jakitea ez dela egia iruzurra bat eta erabat zabaldu denik

erakundeok batera ari garela iruzurraren kontra batera bai jaurlaritza bai aldundiak eta baita udalak eta nire nahia da euskal gizartea jakitea gizarte laguntzak eskuratzeko baldintzak berberak direla guztiontzat eta ez dago ez onura berezirik etorkinen taldeentzat edo etorkinen artean talde batzuentzat bereziki hemen bizi diren pertsona guztiek betebehar berberak dituzte

eskerrik asko aburto jauna gai zerrendako bederatzigarren puntua interpelazioa juanjo agirrezabala mantxola eh bildu taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina

eraberritzeko batzordeak proposatutako neurrien gainean bi mila hamalauko irailaren hogeita hiruan jaurlaritzaren kontseiluak hartutako erabakiari buruz agirrezabala jauna zurea da hitza

erantzuna erkoreka jaunak baina diferentzi bat dago eaj eta

argia zen sentziloa zelako ezetz esatearekin nahikoa zen baina gaia

hori baina konplexuagoa da izan ere euskal herria bildu bat etorri daiteke

euskal autonomia sortzeko adostasun politikoa hausten duela espainiako gobernuak krisi ekonomiaren aitzakian hauek gauza guzti hauek esan

kritika oso gogorrak entzun genituen eta entzun ditugu eusko jaurlaritzako

lehendakariaren aldetik izan ere bozeramailearen beraren hitzak erabilita frankismoa bera baino gogorrago ari den rajoy bat dugu aurrean

egiten den azterketa cora txostenaren

zuek edo zuen jaurlaritzak egin duen azterketa loapatik hasi eta gaur eguneraino madrilek eman ez dizkion eta kendu dizkion

egin dezagun errepaso azkar bat gaur egunetik hasita ertzaintzaren ope madrileko gobernuak

funtzionarioen soldatak izoztuak eta bi mila hamabiko paga extraren ehuneko hogeita bosta soilik ordainduko omen da jaurlaritzak berea egin du madrilek hartutako erabakia hori bai bilbao jaunak esan du

allí dictadas beste adibide bat lomcerena cora txostenean ere aipatzen dena ados egon ez eta hori hasiera hasieratik

behin eta berriro esan du hemen baina azkenean aplikatu bai lehenengo hirugarren eta bosgarren mailetan aplikatua izan da lan erreforma lan harremanetarako euskal esparrua beharrezko tresna estrategikoa

haratago eta bere menpeko arloan aplikatzeaz gain jaurlaritzaren jarrera huts batena da praktikan gure langileak pobretzen

energiak xahutzen ari den erreforma babestuz gure errealitateari eta herri apustuei egokituriko esparrua behar dugu

kutxabank herriari egindako lapurreta gure ekonomia suspertzeko eta gure arlo sozio ekonomia elikatzeko funtsezko tresna finantzarioaren kontrol publiko eta soziala galtzear dago betiko zenbait eliteren mesederako garaiz gaude

sekulako akatsa gelditzeko egingarria den proposamenaren bidez beste adibide bat kupoa eta berau berritzeko legea kupoa mendekotasunaren gailurra da gure ikuspuntutik

eta zuen gobernuak ez dio rajoyren gobernuari aurre egiten eta ez du bilatzen euskal herrian oinarrizko adostasuna madrilera begira

aldundiak egindako proposamena eta dakizuen bezala geldirik dago baina hori bai murrizketak

beste adibide bat ere jartzen dena defizit muga zehazten duen legea kontu potoloa da gure ikuspuntutik aurrekontuaren egonkortasunaren legearen

hauek txostenean azaltzen diren adibide batzuk dira adibide batzuk besterik ez dira ez ditut denak aipatuko erkoreka jaunak gaur goizean ere aipu egin die beste neurri batzuei

argi esan beharra dago jaurlaritza honek bereak egin dituela beraz ulertuko duzue eh bilduk itxurak egitea leporatzea bai lehendakariari eta baita bozeramaileari ere

estatu espainoletik etorritako etengabeko erasoak onartu ondoren aurrean aipatutakoak kasu ez du balio egunotan protesta egitea eta hitz potoloak erabiltzea bihar etzi berriz ere akordioen eske hasteko

eusko jaurlaritzako ordezkarien hitzek eh bilduri ez diote sinesgarritasunik ematen behin eta berriz

eta murrizketak onartu eta aplikatu dituenean buru belarri

jaurlaritzaren bozeramailearen hitzak erabilita frankismoa bera baino gogorragoa ari den rajoyrekin ezinezkoa da ezer egitea ezinezkoa da ertzaintzaren opea aurrera eramatea

ezinezkoa da euskal hezkuntza sistema propioa sortzea ezinezkoa da lan harremanetarako euskal esparrua sortzea

ezinezkoa da estatus politiko berri bat adostea

zein da jaurlaritzak proposatzen duen irtenbidea vamos a resistirnos

ezin da ezer espero ez dakit zuenean zer gertatu behar den honetaz jabetzeko

helburua berriro ere eskua luzatzea da hauxe da interpelazio honen azpian zegoen helburua uste dugu badela garaia

gogorretatik haratago itxurak egitetik haratago estrategia nazional batean murgiltzeko hemen hasteko inongo injerentziarik gabe hemengo herritarren beharrei erantzuteko denon artean estatus politiko berria lortzeko urratsak adostu eta partekatzeko eh bildu

bide horretan elkarlanean aritzeko eta jaurlaritza eskerrik asko eskerrik asko
agirrezabala jauna erantzuteko jaurlaritzaren ordezkaria den erkoreka jaunak dauka hitza

agirrezabala jauna ondo diozunez irailaren hogeita hiruan jaurlaritzak madrilgo gobernuak

hartutako edo proposatutako neurrien inguruko erabaki bat hartu zuen erabaki zuk esan duzun moduan kritikoa salaketa nabarmenak eta argiak egiten zituena eta

nik neuk gaur goizean hemen esan dudana baieztatu izan dudana benetan eraso

birzentralizatzailea bat datorrela gobernu zentralaren eskutik

eskumenak urratzea helburu duena autonomia erkidegoen eskumenak hustutzea helburu duena eta aldi berean aginte zentralaren indarra areagotzea edo azpimarratzea helburu duena forma diferenteak hartzen ditu eraso horrek

dokumentua aztertzea besterik ez dago horretaz ohartzeko eta gobernuak berak

aztertzen dira ez ditut horiek guztiak errepikatuko eskumenak egikarituz egiten dira beste batzuk eskumenik ez dauzkaten inguruetan proposamenak eginez baina proposamen maltzurrak eginez

zinikoki aipatuz eta inbokatuz nik neuk gaur goizean esan dudan moduan klaro zure agerraldi honetan zure interbentzioan

dokumentu horretan coraren kontra egin dugun dokumentu horretan egiten den diagnosiaren inguruan nik faltan bota dut

azterketa sakonago bat egitea zure iritzia zure aburua ebaluazio bat egitea ekarpen bat egitea dokumentuan egiten den diagnosiaren inguruan zeren horrela aztertuta zuk esan duzuna ez dakit gaur egun daukagun autogobernua defendatzearen aldekoa zen

ez baituzu argi utzi garai batean eusko alkartasuna badakit bazela baina orain

egungo autogobernua mantendu defendatu behar den ala ez den ez dakit jarrera horretan zaudeten ala

esan bezala eusko alkartasuna badakit iraganean egun daukagun

ez dakit gauza bat bakarrik egin duzu kritika are gehiago esango dut kritika bakarra egin duzu

ez ni bozeramaile gisa ez garela sinesgarriak itxurak egiten ditugula

itxurakeriatan gabiltzala nolabait edo beste madrilek hartutako

adierazpenean edo zure interbentzioan somatu bai gero esku luzamendu bat edo eskaintza bat gobernuarekin elkarlanean jokatzeko estrategia apurtzaile batean estatuak autogobernuaren inguruan hartzen dituen neurri

nik uste hiru jarrera har daitezkeela funtsean

har daitezke lehenbizikoa da men egitearena zintzo zintzo

onartu batere protestarik egin gabe batere salaketarik egin gabe alderdi popularrak esate baterako eskatzen diguna honetan esaten digu ertzaintzaren opearen inguruan apal apal eta besterik gabe men egin behar dugula madrildik datorrena definizioz ondo dagoelako baina nik uste dut ganbara honetan seguruenik jarrera horren aldekorik ppz aparte agian upyd igual baita ere madrildik datozen gauzak ondo datozelako

jarrera horrekin bat beste bigarren jarrera bat izan daiteke

publikoki desadostasuna agertzea salaketa egitea

eta neurri horiek ahalik eta eragin ezkorrik txikiena izan dezaten gure autogobernuan

baliabideak erabiltzea errekurtsoak planteatuz errekurritu behar direnean hitzarmenak planteatuz hau ala bestea babesteko erasoaren aurrean

lege bidez edo lege formaz jantzita datozen neurriak erakunde batek nekez

legearen esparruan jardun behar duelako beti legearekiko menpekotasun osoz

erakunde publikoa legeari zor zaio legearen esparruan jokatu behar du

berak ere arau juridikoak sortzen dituelako erakunde publiko moduan eta bere arau juridikoak ikuspuntu horretatik zalantzan gertatu daitezkeelako

uko egiten baldin badio bigarren jarrera hauxe da beraz protesta egin bai erasoaren aurrean aldarrikapen

eraso horiek ahalik eta eragin txikiena izan dezaten norberaren autogobernu esparruan baina ez legea borobil borobilean bazterrean utzi erakunde

hirugarren alternatiba da esan dezagun labur esateko intsumisioarena desobedientziarena konfrontazio irekiarena nik argi esango dizut eusko jaurlaritza hau hiru jarrera horietatik

ezta ere hirugarren jarreraren aldekoa da baina nik neuk ikusten dudanetik eh bildu ere bera ere gobernatzen duen lekuetan jarrera berdin berdinekoa da ez naiz ari oposizioa egiten duen lekuetan zer nolako jarrera hartzen duen ez oposizioan dagoenean

baina gobernatzen duen lekuetan nik ere adibideak jarriko dizkizut eta ehundaka jarri ditzaket zuk zeuk aipatu duzu

urtean uztailean rajoyren gobernuak hartutako erabakia

ordaindu ez egiteko beno euskal udaletan lehena hori aplikatzen donostiako udala izan zen lehena bai lehena izan zen eta uztailean bertan ia tenporalei esan zien ez dizuegu paga extrarik ordainduko bigarrena zuk zeuk aipatu duzu

lehena aplikatzen gipuzkoako foru aldundia izan zen

otsailaren zortziko bat barra bi mila hamairu arau forala eta hor argi eta garbi esaten zuen egonkortasun presupuestarioa aplikagarri eta nahita ez betegarria izango zela gipuzkoako udaletan baina

horretarako baitago diputazioa baina legea aplikatuko zela bere guzti guztietan

bide horretatik hirugarren adibide bat bi mila hamairuan martxoan

errege dekretu legez sartu zuen madrilgo gobernuak esanez jubilatzeko adina igo egin behar zela beno gipuzkoako diputazioak berehala

incentivada protesta egingo zuen honegatik bai egingo zuen baina aplikatu egin zuen protesta bai baina aplikatu justu hain justu ere nik neuk gobernu honen jarrera bezala defendatu izan dudana horregatik itxurakerietan gabiltzala esaten duzunean harrigarria egiten zait benetan zu hona etortzea horrelako planteamenduak egitera kontuan izanik eh bildun gobernatzen duen lekuetan

inoiz ez konfrontazio irekirik gobernatzen duen lekuetan inoiz ez ez funtzio publikoan are gutxiago oraindik

ezertan ere ez eskerrik asko eskerrik asko erkoreka jauna

eskerrik asko mahaiburu andrea eta eskerrik asko erkoreka jauna emandako erantzunengatik baino egin duzun ejerzizioa da hain zuzen oso kuriosoa

eta zuk berriz niri esaten didazuna ez duzu betetzen hau da echar pelotas fuera esaten didazu gipuzkoa zer egiten du badakit asko gustatzen zaizula gipuzkoa

baino ez duzu esaten zuk zer egin behar duzuna zer esan nahi du gaur goizean erkoreka jauna zuk esan duzunean

galdu egin dut zita baina esan duzu ez dakit nola esan duzun vamos a estar aquí

hori da nik galdetu dizudana eta ni eskua luzatzera etorri naiz hona hori da nik

zein den zuen jarrera hiru egoera daudela men egitea desadostasunarena eta intsumisioarena

zuk egiten duzun eskema baina argi dagoena da zuek hautatu duzuen bidea hau da

horrek ez duela inora eramaten eta horrek adierazi egiten duela menpekotasun bat dagoela

gobernuarekiko hori bai argi eta garbi esan esan behar dela

ados autoa egin duzue menpe jarraitzeko horixe da

eta gure zera zein den gure eredua zein den esan dizut bi adibideak jarri dizkizut esan dizut

egi erdia esan duzu donostiaren aipamena egin duzu baina gipuzkoako foru aldundiak ondo asko dakizun bezala bi mila hamabiko

beraz nik ez dut horietan erori nahi erkoreka jauna

gaur argi eta garbi esan dugu gure postura da eta enplazamendu

ni hona konfrontazioa demokratikoa egitea estatu espainolarekin zeren esan dizut lehen madrilekin ezin dela ezer espero zer nahiago dut nik zuk egindako eskema horretan hau da menpekotasuna bai ala ez zuek menpe jarraitzeko autua egin duzue esaten duzuenean protesta egingo dut eta errekurtsoa jarriko ditut lomcen

errekurtsoa erkoreka jauna jarri zen eta aplikatu egin da

adibide bat bera ere madrileko gobernuak hartutako erabaki bat non hemen ez den aplikatu esadazu adibide bat

errekurtsoaren ondoren hemen gobernuak irabazi duena bat

horregatik horregatik eta berriro

nator nire lehenengo interbentzioan esandakoari

iruditzen zaigu hemen hartu behar direla erabakiak eta hemen erabakiak hartzeak esan nahi du ba bai konfrontazio demokratiko batetara

lehendabizi hemen ados jarrita zergatik ez dugu konfrontatuko demokratikoki madrilekin horixe da galdera

beste kontu bat mezurik inportanteena hori da baino

erkoreka jauna esan dizut interesgarria iruditzen zaidala zuek egindako azterketa bat eta bi baino eske

horretan bakarrik eta zer lehenengo partean galdetu dizut zer egin behar du jaurlaritzak aspalditik datorren rezentralizazio honen aurrean

hemen ezin ezer egitearen aurrean eta gure proposamena

elkarrekin lan egitea hemen gauzak adosteko eta konfrontazio demokratiko batetara joateko besterik ez eskerrik asko eskerrik asko agirrezabala jauna

agirrezabala jauna konfrontazio demokratikoaz hitz egiten didazu esanez bezala gobernu honek hemen egiten duela

esparru guztietan konfrontazio demokratikoaren bidea hartzen duela nik esan dizudana hain zuzen ere izan da guk hemen egiten duguna dela zuek gobernatzen duzuen lekuetan egiten duzuen gauza berdin berdina berdin berdina

epaileengandik etorritako agindua bati ezezko borobila eta argia eman izan zaiona esaidazu zuk nik ez dut bat ere ezagutzen adibideak jarri ditu zuk jarri didazu bat gipuzkoako diputazioa soldata bereziarekin bi mila hamabiko soldatarekin egin zuena hor bai desobeditu zen hemen eskuartean daukat gipuzkoako diputazioa defendatzeko

bertako legelariak planteatu zuen eskritua oso idazki benetan

hau irakurri eta gero konfrontazio demokratikoa baino

ume txikia bezala harrapatzen dutenean dena ukatzen ez ni ez nabil horretan konfrontazio demokratikoa non dago hemen bai baina gero erabaki ez zena izan zen

ordainketari ez zen egin tranpak bai plantak bai

engainua bai baina benetan konfrontazioa zuk planteatzen duzuna ez por cierto

hartzeko daukate eta jakin badakigu hemen epailearen agindua dagoenean eh bilduk men egiten duela momentuan

begiratzea fatxadetara begiratzea besterik ez dago ikusteko horretan ere men egiten diozuela denari hara konfrontazio demokratikoa guk ulertzen dugu

benetan salaketa egin behar denean salaketa gogorra egitea erakusten ematea eta erakunde batek eskura dituen baliabide guztiak erabiltzea horiek
madriletik datozen itzulpena ez dabil barkatu erkoreka jauna

eragin txikiena edo kalterik txikiena izan dezaten

hain gaizki ez gabiltza esate baterako oraintxe bertan gipuzkoako diputazioak

gipuzkoako batzar nagusiari arau foral berri baten proposamena proiektua bidali dio

gipuzkoako udaletan konfrontazio demokratikorik ez dago aplikatu aplikatu egiten da protesta bai salaketa bai baina aplikatu egiten da eta gauza kuriosoa horren zergatiak azaltzen direnean esaten da hitzez hitz eta

y con su estatuto de autonomía gipuzkoako diputazioak erabiltzen du berak jardun ahal izateko eusko alderdi jeltzaleak gorte nagusietan lortutako xedapen

eskubide historikoak gaurkotzeko eh bilduk hori kritikatu egin zuen hitzarmen hori pp eta

printzipio horietan akordio horietaz baliatzen da benetan euren jarduna gobernatzen duten lekuetan

baina zuek akordio horietaz aprobetxatzen zarete gero gauzak egin ahal izateko

gai zerrendako hamargarren puntua interpelazioa unai urruzuno urresti eh bildu taldeko legebiltzarkideak lehendakariari egina